gai zerrendako bosgarren puntuaelkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bilboko portuan giza eskubideak bermatzeari buruz

talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos guanche anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

arratsalde on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok apirilak hogeita seia

bonbardaketa gogoan izango dugu odol mundu osoan ezagutzen da herri bat eta bertako biztanleria bonbardatuz zuten hurrengo hogeita seian zuzeneko biktimak gogoan izango ditugu

borondatea eta eskuzabaltasuna espero dugu besterik ez mila esker

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburuok

gaur eztabaidara datorkigun gaiak bilboko portuan giza eskubideak bermatzea dauka helburu gai honetan hainbat dira tarteko dauden ñabardurak eta horiek guztiak kontuan hartu behar ditugu

hain zuzen estatuko portuen buruzko legeak eta beste hainbat legek pertsonen

zutabeak eta bigarrena giza eskubideei dagokiona izango litzateke

ikusten dugunez sentsibilitate handiarekin eta erantzukizun handiarekin lan egiten ari da gobernua

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko álvarez jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

bai arratsalde on eskerrik asko mahaiburu andrea arratsalde on guztioi un lugar común afirma que

espainiako altxamendu faxistari aurre egin zioten eta babesa behar zuten pertsonak euskal herriaren hegoaldetik iparraldera pasatu zituen

berandu bada ere bertan parte hartu zuten kideak entzuteko eta ezagutzeko aukera izan dugu haien baserriaren ateak zabaldu zituztenak kontzientzia handirik gabe haien esanetan

egiten zuten horiek bide bera erabili zuten pertsonak mugitzeko bidasoako imajinatzen ditut gauaren iluntasunean

dutela pasatzeko zain hau irungo irudi bat da beste hau hendaiakoa irun ari diren bitartean eta beste azken hau hendaiako hondartzarena hendaian hainbat eta hainbat euskal herritar eta espainiar egon ziren etorkizun hobeago baten zain geldirik eta itxaroten

euskal herriko portu batean haien seme alabak agurtzen dituzten gurasoak irudikatuz belgikara eta erresuma batura bidean doazen umeak agurtzen han helmugan

internazionalistari helduta haiek jasotzeko prest zeuden pertsonak topatu zituzten agirre lehendakaria ere imajinatu dezakegu herrialde batetik bestera bere zapata zulatuekin

momentu horretatik gertuko historia guk

gu ere noraezean egon ginen gu ere hendaiako hondartzan akanpalekuak egin genituen

inork esku bat botatzeko zain egon ginen eta jaso genuen eta gaurko proposamen hau eskua emateko beste saiakera bat da gure lurretan ematen ari den egoera baten aurrean beste urrats bat emateko saiakera badakigu egoera konplikatua dela badakigu zailtasunak badaudela bertan lan egiteko hainbat neurri martxan jarri nahi izan direla saiakerak daudela

beste aukera bat da gaurkoa konpetentzietaz hitz egiten ari gara etengabean eta konpetentziaz baino eskua emateaz

urgentziaz erantzuteko garaia dela uste dugu guk alde batera begiratzen jarraitu dezakegulako edo arazoari parez pare begiratzeko eta gurean

bizi bizigarriak lortu nahi dituzten norabide

horiei egoera ahalik eta bizigarriena suertatzeko lan egin beharko genuke

ari gara mikel otero lankideak bilboko portuaren plan estrategikoa eskatu zuen

ez da errealitate honen inguruko inolako aipamenik egiten bat ere ez egoera gatazkatsu bat ematen ari da hor bertan eta ez da aipatu ere egiten

gaztelaniaz irakurtzen ditut dokumentazioa gaztelaniaz bakarrik jaso genuelako pertsonekiko konpromisoa eta gizarte ardura

guanche andreak aurkeztutakoa saiakera bat egin dezagun zentzu honetan hobekuntzak emateko jarraitu dezakegulako orain arte bezala eta agian beste alde batera begiratzearena esatea ez da egokiena badakigulako hainbat gauza egiten ari direla baina beste norabide batean ere bai

urratsak ematen ari dira lotsaren pareta eraiki delako bilboko portuan bertan dauden pertsonen akanpalekuak desegin egin direlako y el pnv

abstentziora joko dugu egiten ari den lanaren jarraipena aipatzen duelako besterik gabe gure ustez urgentziako egoerek urgentziazko

eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin
podemos taldeko ordezkaria guanche andrea zurea da hitza

besterik ez mila ezker eskerrik asko guanche andrea

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak álvarez jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza labur labur grano de arena

konpetentziatzat etengabeak hitz egiten egon gara eta berriro adierazi nahiko nuke

hitz horiek kasu hauen aurrean erabiltzeari utzi beharko geniekela borondateari gehiago

ez dut esaten ez dagoenik borondaterik egoerari buelta emateko eta mahai gainean mekanismo ezberdinak jartzeko baina diskurtso horien gainetik eta

aintzat hartuta ongizatea erdigunean eta pertsona eta

horren bidean borondatea erdigunean kokatzearen beharra ezinbestekoa dela uste dut eta amaitu nahiko nuke

arazoa orduan ados baldin bagaude formakuntza hauek zehazten joan behar garela egoera konkretu hauei lotzen joan behar gatzaizkiela ba bai zuena zein gurearen arteko bueno gurea gure

horrekin ba erdibideko hori lortzearen

hala ere uste dut talde artekoak hor jarraituko duela lan egiteko ikusten da

proposamen ezberdinak badaudela proposamen ezberdinak ekartzen jarraituko dugula ere bai zentzu horretan besterik gabe borondate horri eta legalitateari salto eginez giza eskubideak erdigunean kokatuko dituen
jendarte baten bidean urratsak ematen jarraitzeko borondatea erdigunean eskerrik asko eskerrik asko
etxebarrieta andrea eztabaida amaitu denez

bozketan jarriko dugu elkarrekin podemos taldearen lege proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa hogeita sei abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

ekintza plana egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

y aquí la agenda euskadi basque country garapen sostengarrirako helburuek nahiz eta limitazioak izan

norabidea aldatzeko gaitasuna zuten zuek gaitasun horri uko egin diozue kontzienteki agendaren mugetaz

dokumentua estetikoki egia esateko ederra dela argi dago hori baina mamia falta zaiola ere

zela harriduraz ikusi genuen harriduraz bai estatuko gobernuko alderdiak aurkezten zuelako eta estatuan agendaren alde ahalegin eskasak

ekimen berriak egin dira baina orain arte oso gutxi baina tira ongi

aurkeztu genituen batzuk kontutan hartu izan dira eta horiek babestuko ditugu hau da garapen jasangarrirako

helburuaren betetze mailaren txostenaren alde bozkatuko dugu baina beste zenbait proposamen kanpoan geratu dira eta hori dela eta ekimena eskasa geratzen

hala ere talde arteko horren lana eraginkorra izan behar dela uste dugu eragile sozialen partaidetzarekin neurri zehatzekin kontrol

talde artekoan zentzu horretan parte hartuko dugu

eusko jaurlaritzak erronka handiak ditu berdin jarraitu ala eraldatzearen aldeko apustua egitearen artean hautatu beharko dugu

mahai gainean uzten dut eta arestik idatzi zuen bezala gure ekintza izan dadila gure hitzaren alaba eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

basque country eta bere hitz batzuk hartuko ditut hiru ideia ondo islatzen dute eta

lurralde dimentsioarekin konprometituta dagoela eta tokiko eskalara egokitu behar dela beraren definizioaren hasierako fasetik bai nazio batuen erakundeak eta bai europako batzordeak

eman diete herritarrengandik gertuen dauden lurralde eremuei bigarren ideia garapen jasangarriaren helburuek ez digute esaten zer egin behar dugun

eta lehentasunak ezartzen laguntzeko norberaren lurralde errealitateak kontuan hartuta eta hirugarren ideia hau dena helburua da indarrak batzea eta giza garapen jasangarriaren erronkak globalei gure

eta erronka honi aurre egiteko auzolan espirituarekin erantzun behar diogu horregatik ikusten dugu gobernuak jarraitzen du pausoak ematen ez da orain hasi jarraitzen du pausoak ematen bi mila hogeita hamar agenda

baina erronka ez da txikia erronka oso handia da nazio batuak esaten digute mundua eraldatzea da erronka transformar el mundo horregatik oso garrantzitsua ikusten genituen gure gaurko erdibidekoa

dago elkarlana elkarlan hori instituzio guztien artean eta noski baita gizartearekin baita unibertsitateekin arlo guztiekin enpresekin eta okurritzen zaigun guztiekin inor ez dago soberan erronka honi aurre egiteko eta

noski baita ikusten genuen oso inportantea legebiltzarra bera hor parte hartzea eta gobernantza berri honetan parte garrantzi bat izatea

taldearteko proposamena onartuko den proposamena

erronka daukagun aurrean erronka ez da makala mundua eraldatu egin behar dugu eskerrik asko eskerrik asko
heredia andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea eh bilduren taldearen

arratsalde on berriz ere ez dakit gianni rodariren gramática de la fantasía liburua ezagutzen duzuen rodari italiako

haurrekin literatura eta ipuinak sortzeko lana egin zuen bere irakasle garaian

binomio fantastikoaz hitz egin nahi dizuet nik sinplean esanda

ez duten bi hitzen elkarketatik fantasiari bide ematera gonbidatzen gaitu teknika honek honela deskribatzen du berak

agenda bat dela hau balio handia duena teorikoki baina praktikara ekartzea ezinbestekoa dela bai gobernu eta instituzio ezberdinen ardura izanik

guri erabakitzea dagokigu helburu hauetan aurrera egitearekin guztiz bat gatoz nola ez

egitea dagokigu erabakiekin legeekin martxan jarri behar dira hori egikaritu ahal izan dadin bestela milurtekoko helburuekin gertatu bezala intentzio honen deklarazio huts batean geratzeko arriskua daukate aitortzen dugu ere aurreko helburuetatik hona

eta hauen arteko elkarlanaren eta interkonexioa aipatzen dela besteak beste ezin da batean aurrera egin besteak atzean utzita

lan duina hirigintza eta industrializazio jasangarriak aldaketa klimatikoa baina helburu eta orientazio guzti hauek politikoki

eta egungo egoerak eragin ditzakeen oztopoak identifikatu eta hauek aldatzeko

ezin dugu politika berdinekin jarraitu egindako hainbat azterketek erakutsi dute egungo politikekin jarraituz gero markatutako helburuak ez ditugula beteko bi mila hogeita hamar erako bat bera ere ez helburu gehienetan hirukoiztu edo laukoiztu egin beharko dugu erritmoa

orain arte egindako bideen kontrako norabidea hartu beharra azpimarratzen da paradigma aldaketa mahai gainean jartzen dugu edo bi mila hogeita hamarean berdin jarraituko dugu baina berriz ere diogu ingurugiroaren ekonomiaren eta gizartearen garapen iraunkorrerako mekanismo

helburu hauek inor atzean utziko ez duen jendarte baten norabidean lan egiteko prest gaude horregatik erdibideko akordioan onartutako puntuetatik bakarra da babestuko duguna amaierakoa legebiltzarrean

oso ona dela iruditzen baitzaigu gobernuaren politikei jarraipena egiteko

hainbat eragilerekin sortu beharreko sinergiak bertan lantzeko beste puntuetan abstenitu egingo gara dagoeneko eginda daudelako edo egiteko bidean daudela adierazi baita idazten jarraitu baino ekiteko garaia delako azpimarratu nahi ditugun ideia pare bat ere daude

izan daitekeena argi dago hainbat politiketan sakontzea eta beste batzuetan norabide aldaketa planteatzen ari bagara talkak sortuko direla egun martxan dauden ildo batzuen eta berrien artean horregatik taldearteko hau garrantzitsua izango da bertatik bultzatzen ditugun iniziatibak aztertu beharko ditugulako legebiltzarretik bertatik ere proposatzen ditugun politikak aztertu beharko garapen jasangarriaren norabidean daudela ziurtatzeko eta politika zaharrekin topo egiten dutenean hauen gainean neurri batzuk ere hartu beharko direlako

espainiar estatuko hirugarren sektoreko eragileek egin zuten sintesi dokumentutik atera dut eta ideia benetan garrantzitsua dela uste dut

nazioartekotze politiken ebaluazioa egiteko zentro publikoaren norabidean doala ikusten dugu zehazki

mahai gaineratzearen beharra ikusten dugu beste hainbat gaitan sartu ahalko ginateke zabala delako oso helburu hauek planteatzen dutena hasteko hainbat ideia bertan behera utz ditzagun hauen kontra egiten duten hainbat normatiba adibidez frakinaaren kontrako euskal legeak ppren gobernuaren partetik hainbat atal bertan behera nola geratu den ikusi behar izan dugu

unibertsala bermatu dezagun etxebizitza sozialak kalitatezko enplegua hezkuntza hezkidetzailea badugu zer egina badugu zer hobetua amaitzeko gramática de la fantasía liburua irakurtzea gomendatzen dizuet haurrak izan edo ez irudimena lantzea

irudimena behar dugulako egun dugun errealitateari aurre egin eta bestelako mundu bat eraiki ahal dugula sinesteko

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea

elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

eskatzeko hitza hartzen dute ere lehenengo bigarren eta zazpigarren puntuaren alde egingo dugu eta besteetan

behar dugu eraldaketa erradikala egoera horri buelta

kritikoak agertu gara agenda honen aurrean baina ere propositiboak izaten ari gara

legeen eztabaidetan oso propositiboak izaten ari gara becerra jaunak hor dago gure zuzenketak

nahiz eta oso kritikoak izan agenda honekin taldearteakoaren alde egingo dugu

ba gure eztabaidak hor edukitzeko eta gure ekarpenak hor egiteko

eta hori bakarrik eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza simplemente para ratificarme

bai arratsalde on berriro ere eta gauza batzuk erantzuteko besterik ez eta berriro ere eskerrak emateko talde guztiei azaldu duten

eta aritzeko taldearteko horretan

jauna ni ere egon nintzen aurkezpenean aurreko astean eta lehen ez dizut erantzun baina

oihana etxebarrietari esango nioke ba bueno ez dakit bakarrik aipatu du honetan

nik uste dut hori ez dela nahiko eta agendak berak esaten digu eta jasangarritasun prozesuak esaten digutena da gauzak integratuak izan behar direla eta orduan beti kontutan hartu behar duzu zein eraginak daukaten gauza batzuek besteengan beraz ezin dugu bakarrik hau kendu ez

arazorik pentsatzen dut ez dagoela puntuzka bozkatzeko bat bi eta zazpi ez barkatu

lehenengo bozkatuko dugu bat eta bi puntuak euskal talde popularra euskal sozialistak eta eusko abertzale sinatu duten erdibideko zuzenketaren bat eta bi puntuak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bost eman dugu bozka berrogeita hamaika boto aldekoa hamalau abstentzio beraz onartuta geratu dira

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bost eman dugu bozka berrogeita bi boto aldekoa hogeita hiru abstentzio beraz onartuta geratu dira esandako puntuak eta azkenik

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bost eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa beraz aho batez onartu da zortzigarren puntua jarraian

mesedez adierazpen instituzional bat euskaraldiaren aldeko eta euskaraldiarekin bat egiteko adierazpen instituzionala

azken neurketek baieztatu dutenez euskararen ulermena eta ezagutza zabaltzen ari dira euskal herriko inguru ezberdinetan

gero eta gehiago dira bi datu horiek aditzera ematen digutenez euskarazko harremanak

onak daude euskararen erabilpen maila handiagoa sustatu eta praktika linguistiko berriak bultzatzen dituzten testuinguruak sortzeko beharra dagoela ikusten da helburu horiek lortzeko

tresnak eskaintzea garrantzitsua izango da aurrerantzean herritar euskalduntzeak aktibatzearen bidez

eta horren harira euskararen inguruan lanean ari diren zenbait sustatzaileek sortu dute euskaraldia

ez da euskararen aldeko jai bat ere euskaraldia ariketa sozial bat da batetik euskal hiztunen hizkuntza harremanetan eragitea

bi mila hemezortziko azaroa eta abendua bitartean egingo den euskaraldia hamaika egun euskaraz ekimenaren helburua bestetik hizkuntzaren normalizazioaren ardura pertsonen eta erakundeen artean partekatua denez bi mila hemeretzian mota guztietako erakundeek euskararen erabilera babesteko eta bultzatzeko neurriak hartzea izango du xede

hizkuntzaren erabilerari lotutako kontzeptua da euskaraz hitz egiten dakitenek edota euskara ulertzeko gaitasuna dutenek euskara erabil dezaten lortu nahi da

que se hará este año guzti hori dela eta eusko legebiltzarrak honako adierazpen instituzionala adostu du bat eusko legebiltzarrak berea egiten du euskaraldiaren helburua hau da

eusko legebiltzarrak herritar guztiak animatu nahi ditu euren euskara gaitasunen arabera euskaraldian parte hartzera ahalduntze tresna bat euskaratuz harremanetarako espazioak sortuz eta praktika hori bultzatuz